egun on guztioi osoko bilkurari ekingo diogu bakoitza zuen eserlekuetan eseri mesedez

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina tubos reunidos enpresak egindako

tellería jauna zurea da hitza mesedez isiltasuna mahaiburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on
guztioi ez dugu ezer berririk asmatuko esaten baldin badugu hainbat urte daramagula krisi ekonomiko sakon batean murgilduta krisi horren ondorioak nabaritu egin ditugu euskadin

en esa colaboración público privada eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna isiltasuna jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko
presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi tellería jauna egia da tubos reunidosek joint venture bat osatu duela enpresa japoniar batekin

eta garrantzi berezikoa da euskadiko ehunarentzako eta bereziki arabarentzako subillabiden kokatuta egongo delako

poza besterik ezin du adierazi operazio honekin ze euskadi behar ditun osagaiak dituelako bereziki horregatik

gure herrialdearen alde egingo duen inbertsioa da

tokiko enpresak indartzen ditu zergatik ba kasu honetan sozietate

inbertsio handia da hogeita hamar milioi laurogei lanpostu hasiera batean berrehun arte iritsi daitekeelako eta euskadirentzat oso garrantzitsua delako fabrikatuko diren guztiak

gai zerrendako bigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina

eskusartze arbitrarioaz arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu anderea

busturialdeko gazte honen hatz marka bat ustez pankarta batean aurkitu zen eta urte terdiko kartzela zigorra inposatu zitzaion

legedia aplikatuz betiko entzutegi nazionaletik betiko epaile berezien betiko moduan madriletik esaten badugu ere denbora berri batean aurkitzen garela kartzelaratzeko agindu honek samina sortarazi du

pertsonan joneren inguru familiarrean joneren inguru sozialean horregatik milaka pertsonek elkartasuna adierazi diote horregatik jaso du babes politiko instituzional zabala busturialdean esan dezakegu inork

ulertzen zigor hau inork ez du ulertzen jone kartzelaratzea momentu batean non gizarteak kartzelaratuak ekartzea nahi duenean eta ez alderantziz ertzaintza prestutasun osoa erakutsi du inork ulertzen ez duen agindu hau betearazteko

arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on kontua ez da ertzaintzak egin duen edo zer egiteari

egin behar zuena erraz ulertzen da auzitegi nazionalak emandako agindua betearazi epaitegi gorenak baieztatutako sententziaren

kartzela zigorra betetzeko agindua daukan euskal herritar bat atxilotu eta atxiloketa egiteko modurik egokiena bilatzen saiatu burubide onean

eskerrik asko beltrán de heredia andrea arzuaga jauna zurea da hitza

politikak jonek libre bizi behar

eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

ustedes también eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea

josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina egon ahal diren iruzur sozialei buruzko datuen
nahastearen inguruan pastor jauna zurea da hitza gracias presidenta señor consejero

arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi señora quiroga comparto

yo como lehendakari las he seguido beraz adostasunak ez dira berez eta bakarrik iristen jorratu eta landu egin behar dira hori izan da gobernuaren jarrera datorren urteko aurrekontuak negoziatu aurretik aurtengo konpromisoak bete egin behar izan ditugu

lehenengoa sendoa dela ziurtatu egin behar da

inork ez digu ezer oparitu egonkortasuna irabazi egin behar izan egin dugu eta hori uste dut gertatzen dela erakunde guztietan irabazi egin behar dela

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

de corrupción política en euskadi eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria oregi andrea zurea da hitza

leioako udaleko udal organoei dagokie hala denean udal eskumeneko eta erantzukizuneko gaiak

eskerrik asko oregi andrea erantzuteko maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna oregi andrea zurea da hitza

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina erakunde sindikal eta enpresarialen estatutuen gordailuari buruzko errege dekretuaren zirriborroari confebaskek

zurea da hitza eskerrik asko egun on guztioi eta egun on eta ongi etorri bereziki
sindikatuko ordezkariei jakin badakigu arduratuta zaudetela orain tratatu behar dugunarekin eta ez da gutxiagorako benetan

nahi duena jasotzen ohituta dagoen patronalak kontrolatzen ez duen eta aurre egiten dien sindikatuen aurka egindako beste eraso baten

lehendabizi testuingurua aipatzea beharrezkoa iruditzen zait eta hortik hasiko naiz espainiako gobernuak erakunde sindikal eta

estatutuen gordailuari buruzko errege dekretuaren zirriborroa aurkeztu du

estatutuen gordailu sistema moldatzea egokitzapen batzuk egiteko

alegazioak egin ditzakete prozedurak horretarako aukera ematen duelako

confebasken txosten bat ezagutu dugu hainbat proposamen jasotzen dituena eta bertan egindako proposamen horien ondorioz

legez kanpo gera litezke sindikatu

galdu dezakete confebaskek diona onartu eta aplikatuko balitz dekretu proiektuan eta lehen aipatutakoaz gain

euren helburuen artean sartu beharko dituzte lan arloari dagozkionak negoziazio kolektiboa gatazka kolektiboak planteatzea gizarte elkarrizketa eta administrazio publikoen organoetan parte hartzea

egotzitako agiriak horri buruzko interpretazioa ematen du helburu horiek propio aipatu ezean erakundeak

galduko lukeela uste du eta gehitzen du

bereziki egokia iruditzen zaiola araudia haratago jotzea planteatzen du confebaskek hala helburu horiek estatutuetan jasota ere errealitatean ez direla gauzatzen frogatuta geratzen denean

eska liteke erabaki drastikoa izango zenez confebaskek estatutuen gordailutik kanporatzeko azken erabakia epaile baten esku uzteko eskatzen du ezagututako txosten horretan esaten den arabera

proposatzen dena oso larria da eta onartezina izateaz gain askatasun sindikalaren aurkako eraso antidemokratikoa da sindikatu bertikalaren garaia gogoratzen dizkigu badirudi confebaskek garai haietako

amesten dituela hau da inposizioa eta askatasun eza argi dago confebaski aurre egiten diotenak deserosoak direnak beraientzat ilegalizatzeko aukera zabaltzearen alde

inolako lotsarik gabe herri honetan oso ondo dakigu madrildik nola erabiltzen diren arauak eta legeak

utzi izan diren legez kanpo erakunde bat baino gehiago eta lehen esan dudan bezala patronala ohituta dago nahi duena egiten eta gainera gobernu ezberdinen babesa izaten eta kasu honetan ere zer egin du jaurlaritzak

legez kanpo uzteko proposamena mahai gainean dagoenean jaurlaritzak elkarrizketa mahaia deitu du jaurlaritzak confebaskek

errege dekretuari egindako alegazioak ezagutzen dituen ala ez oraindik argitu ez duenean elkarrizketa sozialerako mahaia

sindikatu batzuk bertan behera uzteko eskaria egin zutela gehiengo sindikalaren parte hartzea bermaturik ez dagoenean eta lab eta elaren aurka jotzeko tresna bihur jakinda elkarrizketa mahaia gogoratu nahi dut

ordezkarien gehiengorik gabe mahai horretan bakarrik ordezkatuta dago langileen ehuneko hogeita hamaika eta hori bai confebask badago hor ez dago

mahai hori elkarrizketa sozialeko mahaia erabili izana gaiari larritasuna kentzeko eta eztabaida bera amaitutzat

ez da ez bidea eta ez da zilegi behin baino gehiagotan esan ohi dugu confebaskek gure herrian madrildik datozen murrizketa guztiak bere egin dituela

ipini dituela ikustea besterik ez dago lan erreformaren aplikazioa negoziazio kolektiboan izandako jarrera eta duen jarrera ultra aktibitatearen inguruan zenbat langile utzi diren

eta abar luze bat lan harremanen marko propioa defendatzen dugunontzat confebaskek orain arte behintzat duen jarrera oztopo

hori da errealitatea eta lan harremanen euskal esparrua defendatzen dugunontzat onartezina izan beharko litzateke

lege atzerakoiak eta antidemokratikoak direnak eta hauen aplikazioa gure herrian defendatzea

hitz egin beharko genuke guzti honen aurrean ezin gara isilik eta ezer egin gabe gelditu legebiltzarrak jaurlaritzak ere zeresana eta bereziki zeregina dauka horrelako eraso baten aurrean

beharrezkoa jotzen genuen interpelazio hau gaur hemen egitea eta eztabaida hau hemen irekitzea zer egiteko asmoa dauka

eta lab bezalako sindikatuak legez kanpo uzteko aukera zabaltzen duen confebaskek proposatutakoari aurre

dauka hitza bai mahaiburu andrea

sailburuok legebiltzarkideok arrondo andrea lehenengo eta behin gogora dezadan labur bada ere egin diguten interpelazioaren inguruko gertakariak eta hasi baino lehen nik ere agurtuko dut

ordezkariek nahiz eta gustatuko litzaidake baita ere beste lekutan agurtzea joan den azaroaren hogeita batean ostirala

komunikabideen aurrera agertu zen confebasken dokumentu baten berri emateko eta hau adierazi zuen dokumentu

de facto legez kanpo uztea ari da eskatzen confebask izan ere gure sindikatu elkartearen izaera kentzea sindikatu gisa likidatzea

haren ustez baita ere sindikatuak legeztatu zituztenetik askatasun sindikalaren aurkako erasorik handienaren aurrean gaude

gaiari buruzko lehenengo berria guretzat hortik aurrera behin baino gehiagotan galdetu didate dokumentua ezagutzen nuen

bai eta sailaren iritzia buruz ere balizko ilegalizazioa zela eta guztietan erantzun nuen ez nuela dokumentu hori ezagutzen

eta nolanahi ere gizarte eragileen estrategia edozein delarik ere enplegu eta gizarte politiketako sailak beti defendatuko duela eragile

eta jarduteko askatasuna adibidez radio euskadin aldez aurretik programaturiko elkarrizketa batean hau galdetu zidaten

mahaiaren deialdiari eutsiko nion bertan adierazi nuenez elak

egozten zioten dokumentua egia balitz eusko jaurlaritzak pentsatzen duenaren antitesia izango litzateke izan ere ustez planteatzen zuren hura astakeria hutsa zen larri larria iruditzen zait gaineratu nuen onartezina

beraz lehenbailehen argitu beharko litzateke irmotasun osoz argitu ere zer gertatu den dokumentu horrekin horiek izan ziren nire

deitoratu egin nuen polemika horrek are gehiago sailtzea gizarte elkarrizketaren prozesua izan ere esan nuenez joko zelaia nahikoa lokaztuta

eskerrik asko aburto jauna arrondo andrea zurea da hitza

egia da ez zenuen ezagutzen esan zenuen eta ez zeunden ados horrekin baina hori esanda guk jarraitzen dugu esaten egindakoa eta

ez dela nahikoa ez dela nahikoa ondoren nahiz eta egoera larria izan

deitzeko erabakia hartzen da eta bide hori erabiltzeko erabakia hartzen da teorian horrelako

ez da nahikoa guretzat gaia itxitzat emateko eta esan dezakegu maila batean erabili dela edo erabilitako bideak berriro ere confebaski aurpegia garbitzen laguntzen diola maila batean

confebask ek ez du publikoa egin madrilen aurkeztutako alegazioak

esan du txostena ez dela madrilera bidali zena baina zein da bidali dena jaurlaritzak badu ezagutzen du gizarteak ez jendarteak ez uste dut maila honetan confebask ek ez duela sinesgarritasunik ezagutzen duguna da confebask en aurpegi gordinena lehen esan dut ere adibide xume bat bakarrik ipiniko dut lan erreforma ezartzearen ondorioz

gipuzkoan eta bizkaian lan hitzarmenik gabe eta jaurlaritza ez da gai izan egoera horri aurre egiteko eta patronalari aurre egiteko

horren berri zuk ere esan duzu elak gauza bera egin zuen dokumentua ezagutu ondoren eta inork ez balu gaia atera ela eta labek ez bazuten

jakingo genuen alegazioak egiten ari zela madrilen lege horri jaurlaritzak jakingo zuen izango zuen horren berri zu zeuk esan duzu ez zenuela ez zenekizula ezer beraz harrapatua izan da confebask harrapatua izan da

ez baina hala ere eta errepikatuko

jaurlaritzak babesa ematen dio eta babesa eman dio elkarrizketa

kasu honetan ere bai berriro ere botere politikoak babestu

kontutan hartu gabe egoera egoeraren larritasuna eta maila batean itxurakeri bat egiten da eta ez da serioa gure ikuspuntutik eta ezin da ontzat eman gaia itxita dagoenik nolabait elkarrizketa maila deitua izana badu zer ikusirik jaurlaritzarentzat eta sailburuarentzat ere

izango da bai ala bai edozein kasutan ez dakigu oso ondo zertarako irakurtzen baldin badugu lehendakari jaunak igandeko deian esandakoan ba benetan nahiko patetikoa iruditzen zaigu esaten zuen

hori dena da egin behar dena elkarrizketa mailan ez dugu diagnostiko bat ez dakigu nola dagoen langileria zer gertatzen ari den

horregatik eta denbora aurrera doanez guretzat ez da nahikoa egindakoa gurea egiten dugu ela eta lab sindikatuak legebiltzarrean

proposamena eta jaurlaritzari eskatzen diogu behingoz confebask patronala babestu beharrean orain arte egin duen bezala aurre egin diezaiola horrelako jarrera antidemokratikoak ezin dira babestu

eta ezta orain arte egindakoa nahikotzat

espero dugu aukera izatea mozio eztabaidaren inguruan zerbait gehiago bai adostea legebiltzar honetan

sailburuok legebiltzarkideok arrondo andrea berriro eskertzen dizut bene benetan onartzea nire hitzak egiazkoak direla

egindakoa esaten duzu ez dela nahikoa

astakeria edo astakeri baten aurrean ez zela egokia

eta lehenbailehen lehenengo puntua horren eztabaida garatu zertarako

akordio bat lortzeko posiblea izango balitz eta azkenean lortu genuen eta zoru etiko hori kasu honetan nik uste dut badaukagula eta horrexegatik aurrera egingo dugu gizarte elkarrizketarekin

bakoitzak badu bere jarrera bakoitzak

estrategia eta gobernuaren estrategia da ba gizarte elkarrizketa garatzea

eta posible izango balitz akordioak lortzea ez dut ulertzen zergatik parlamentu honetan legebiltzar honetan akordioak posible izan

akordiorik beste alde batetik esaten duzu confebask en alegazioak

ez dituzuela ezagutzen eta galdetzen duzu ia jaurlaritzak ezagutzen dituen ala ez ba guk ez ditugu ezagutzen baina nik

guk gure alegazioak hemen daudela eta nik ez daukat arazorik alegazio hauek argitaratzeko eta talde bakoitzari emateko ez daukagu zer ezkutatu gero berriro lan erreformaz hasten zera eta sailburu honen jarrera lan erreformaren aurrean uste dut argi dagoela lan erreformaren aurka egon gara eta

baita ere hainbeste ahaleginak egin ditugula akordioren bat lortzeko arlo horretan uztailaren zazpiko epe hori baino lehen

ez genuen lortu akordio hori baina gure jarrera nik uste dut argi dagoela

beitu nik ez dut baloratuko bakoitzaren

nik legea betetzen dut eta niretzako eragile sozial bakoitzak bere

bere pisuarekin bakoitzak niretzako

denak dira baliagarriak eta denak dira prozesuak aurrera eramateko denak dira inportanteenak

bi urte ahaleginak egiten ela eta lab mahaia horretara ekartzeko oraindik benetan dinotsut

egon ondoren ez daukat argi ez dakit zergatik ez dauden mahai horretan

lehen esan dudanez zergatik legebiltzar honetan partidu guztien artean nahiz eta desberdinak izan

zergatik dira posible eztabaidak eta zergatik dira posible akordioak eta lan harremanetan daukaguna da

horrexegatik guk aurrera egingo dugu guk jarraituko dugu

elkarrizketagaz eta uste dut benetan krisi honetatik irteteko eta

sortzeko beharrezkoak direla akordioak eta akordio horiek lortzeko murgilduko gara eta posibleak badira

duda barik eskerrik asko eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa marian beitialarrangoitia lizarralde

bi urteko agintaldiaren ostean bere politikak bideratzeko dituen asmoen inguruan

bai mila esker egun on guztioi gaur bi urte atzera eginez legebiltzarrean gertatutakoa gure ustez lehendakariaren agintaldiaren kalkoa dela esan genezake lehendabiziko bozketan ez zenuen lehendakari izendatua izatea lortu bigarren bozketa behar izan zenuen eta gauza bera gertatu zaizu beste gauza askorekin zuri zure gobernuari eta alderdiari

eta zure alderdiak alonsotegik lortu zuena igeldori ukatu zion gero usansolori aitortzeko bi urte galdu dituzu beste hainbeste geratzen zaizkizu egindako bidea zuzentzeko horretarako borondatea bazenu behingoz herritarren interesak

euskal herria bilduren eskua luzatua duzula baina horretarako orain arteko bidea zuzendu beharko duzu ez ikusiarena egin ez diozunean gure esku luzatuari koska egitea besterik ez duzulako egin

eta ados gaude hiru ardatz nagusiak behar dute izan lehendakari karguan dagoenarentzat bakegintza erabakitzeko eskubidea

hiru ikasgai eta guztietan emaitza eskasa izan da oso ez dituzu gainditu nota jartzerakoan lehen bezala orain edukia eta portaera hartzen dira kontuan eta batzuetan batean lortzen ez dena bestearekin eskuratzen da edo alderantziz batean maila lortu arren bestean kale eginez ez duzu gainditzea lortzen zu

bakegintzan nolabait definitu behar banu bi urte hauetako emaitza akordio eza eta eraginkortasun falta aipatuko nituzke bake eta bizikidetzarako politikak aurrera eramateko akordioa bilatu bai baino nahiago izan duzu kontsensua bilatzen zela esan baina inorekin ez adostea

erdigunean kokatzeak balio erantsirik emango balio bezala proposatuari

ez da sinesgarria pentsatzea jaurlaritzak ez duela jakin bereizten

bake eta normalizazioan aurrera egiteko eta zeintzuk ari ziren zangotrabatzen akordiorik gabe konpromiso zehatzik gabe gehiengoan oinarritutako aginte jakinik gabe nahiago izan duzu diskrezioaren karta jokatu

mugimendu eza ezkutatzeko eta hori bera larria baldin bada ere

erabilitako bidearen eraginkortasun falta sikiera eraginkorra izan balitz bi urte ondoren inoiz baino baldintza hobeak egonda giza eskubideen urraketa guztiekin amaitzea ez da gauzatu ez da lortu eta hori horrela izan arren

beraien eskubideak urratzen jarraitzen dutenei haien eskubideen alde egin ordez gauza jakina zen presiorik gabe irmo aritu gabe ppren espainiako gobernua ez zela mugituko kontrako norabidean ez bada behintzat

edo horiek betetzea saihesteko maniobrak horren adierazle hau ikusita eta urte bukaera arte eman zenion epea agortzear zenbat aldiz gehiago galdetzen dizugu jo asmo duzu irekiko ez den atearen aurka behingoz jarrera aldatzeko ez dakit

baina ez da eraginkorra izan ez herri honentzat behintzat akaso bai euzko alderdi jeltzalearentzat ez dakit hori zuek esan beharko zenukete ez nik baina herritarren ikuspegitik bi urte galduak

ez duzu jakin zure egiten herritarren gehiengoaren aldarria ez zara gai izan

mandatu argiak izan diren arren zure bozkak tartean egon arren hainbat kasutan

sakabanaketarekin amaitzeko preso gaixoen egoera samurtzeko tortura edo epaiketa politikoak iraganeko zerbait izan daitezen biktima guztienmemoriaren mapa osatzeko konplizidadeak bilatzeko batzuk aipatzeagatik ez duzu jakin ez duzu asmatu

erabakitze eskubidean bezala legebiltzar honetan gehiengoa osatzen dugunon eskutik herritarren gehiengoak eskatzen duenari bultzatzeari ere uko egin diozu tematu zara

hori jotzen euskal bidea ez heltzeko batean eta bestean zerbaitegiten ari zarenaren itxura egiten azken azkenean ezer ez egiteko ez dugu zalantzarik ahalik eta adostasun zabalena hobe dela zuk askotan esaten duzun moduan baina hori aitzakia hartuta pausurik ez emateak

eta hori ere ez dugu uste bidea denik definizio faltaren jokoan ere saiatu zara edota gaur gauza bat eta bihar hurrengoa esanda begira mario fernández bera etxeratzea lortu duzu kutxabanken gaineko kontrol sozial eta publikoa

izan ere pertsonak helburu hartu duzu lelotzat

baina argi geratu zaiguna da ez daudela ez zure politikaren erdigunean eta ezta ere lehentasunetan euskara unibertsitatea edo ikerkuntza ez dagoena moduan hiru ikasgai hauei beraz

hemen ere eskas bi urte euskararen aholku batzordea berritzeko

adibidez unibertsitate publikoari babesa kentzen noizko unibertsitate publikoa ikerketa garapena eta berrikuntza sisteman oinarrizko eragile denaren aitortza noizko zientzia teknologia eta berrikuntza plan berria bi urte betelan dituzu aurretik

onargarria den nota bat lortzeko begira soziometroa nahiko eskuzabal izan ohi da eta hori ere ez duzu gainditu oraingoan beraz zer pentsatua eman beharko lizukeen sintoma ere badela esan genezake

lege proposamenak gutxi gobernuak taldeek baino gutxiago eta neurri batean hasieran emandako hitza jan egin duzu beraz izan ere

gainditzetik gertuen izan dezakezuen ikasgaietako bat nahiz eta horretan ere puntu beltzak dituzuen ezerezean geratzen diren salmenta handiko neurriez gain ezkutuan

hori ere oso agerikoa izan da bi urteotan propaganda bai

erantzun denaren itxura eginez erantzunik ez ematea beraz edukietan

izan ezazue sikiera ausardia egiten duzuen politika hori argi defendatzeko eta zer esan emergentzia egoerak eskatzen duen politika sozioekonomikoaren inguruan politika okerra murrizketetan oinarritua egiten ari zarete nahikoa hitz egin genuen gaiaz

ez da soilik politika okerra egiten ari zaretela gizartean dagoen haustura areagotze bidean jartzen duena baizik eta legebiltzar honek onartuari ere entzungor egiten diozuela

hala omen diozue baina ez du jaten ematen gizarte larrialdietarako laguntzak

eta entzungor egin duzue behar ohi duten pertsonak ez daude zuen lehentasunen artean milioi erdik nekez estaltzen baitu hamaika milioiko beharra kontziliazio laguntzekin beste hainbeste eta itxuraz aldekotasuna azaldu duzue hauei eusteko

eta hogeita hamar milioi beharko lirateke gure ustez beraz usteak erdi ustel etxebizitza gaietan alokabideri dagokionez joan den astean argi geratu zitzaigun

ez duela bete asmo jaurlaritzak horrela beste dozena bat adibidea jar genitzake hamar minutu ez dira eskaskeri guztiak azaltzeko

sektore publikoko hogeita hamabost orduko lanaldiari dagokiona dekretuz eta mahai orokorreko sindikatuen desadostasunarekin erabaki zenuten estatu mailako aginduari men egin

menpekotasun gehiegi espainiari eta gutxiei mandatu zuzena eta herritarren ordezkaritza duten legebiltzarrari eta ez dakit dagoeneko zer erantzun mobiletik esaten ari dizkizun edo edukazioa ere galtzen ari ote garen interpelazio zuzen baten aurrean mobilarekin ari garenean baina tira edonola ere balorazioa

gure ustetan bietan ere ez duzu nota gainditu bi urte dituzu oraindik ere aurretik okerrak zuzentzeko zuk ere baduzu errekuperazio eta errebalidarako aukera ikasleek izaten duten bezala eta bide zuzena hartzeko aukera duzu beraz berriro diot nahiz eta atzo zalantzan jarri zen zintzoa dela gure esku luzatzea

herritarren gehiengoak eskatzen duenaren bidetik pertsonak benetan lehentasun eta erdigune jarriko dituen politiketan guk horretan laguntzeko prest gaude maila guztietan konpromisoak hartzeko prest gaude zuk erabaki zein bide aukeratzen duzun eta zuk esango diguzu zer balorazioa egiten duzun

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko beitialarrangoitia

eskerrik asko zure notengatik eta eskerrik asko aholkuengatik eskerrik asko

nota gainditzeko aukera ematen didazulako eskerrik asko benetan nork eta gu baino nota eskasagoa duena duela bi urte legebiltzar honetan bertan

garbi hitz egin nuen orduan eta orain ere hala egingo dut ardura hau hartu nuenean jakin banekien zailtasunak izango genituela orduan ez nituen ezkutatu eta orain ere ez daukat ezkutatzen hasteko asmorik

ezta suspertze ekonomikoa eta enplegua sormenaren atalean ezta bakea eta bizikidetzaren atalean ezta autogobernu estatusaren

zirelako eta direlako nire ibilbidearen ardatz nagusienak ardurarekin batera

alde batetik atzera ez begiratzea eta bestetik gobernu programa zehatz eta gardena aurkeztea gobernu honek bereizgarririk izan badu horixe izan da atzera begiratzen ez tematzea erantzukizuna gain eta etorkizuna eraikitzeko lanari heldu diogu eta begiratu beitialarrangoitia andrea begiratu ingurukoei eta

zu zeu ere joan gabe aurkituko dituzu bai seguru gobernu foralak eta bestelakoak ere aukera izan orduko beren erantzukizunak

zuritzen dituztenak guk ez dugu horrelakorik egin

gobernu hau programa zehatz eta garden batekin etorri zen legebiltzarrera aurkeztu genituen seiehun eta hogeita bost seiehun eta hogeita zazpi ekimenak martxan daude habian daude

andrea zuk gaur programa hori zenbateraino bete den egiaztatzeko aukera duzu aukera gaur egun

aurrera egin dugu ekonomian eta enpleguan aurrera egin dugu

aurrera egin dugu autogobernuan lehenengo ekonomiari helduko diot aurrena

izaten ari dira gobernuak lortu du ez gobernuak soilik baina lortu du egoerari nola edo hala eustea eta orain

gogorarazi nahi dizut euskadi atzeraldian sartuta zegoela eta gaur egun aldiz hasten ari dela hogeita zazpi hilabete

orain berriz hamabost hilabete segidan hazkundean egoerak beraz hobera egin du gogoan izan

enplegu galera hori etetea lortu egin dugu askoren artean ordea gaur egun kontratazioak gorantz doaz eta enplegua sortzen ari gara askoren artean ere gaur esan dezakegu bi mila hamabostean enplegu sorkuntza garbia izango dela

gobernu honek pertsonekiko hartu duen konpromisoa gogorarazi nahi dizut zuk hala aipatu egin duzulako zifrak eskuan ditudala ari naiz hizketan hiru eurotik bi

aurrekontuetan dago zerbitzu nagusiak bermatu egin ditugu lehentasuna duten zerbitzuetarako dotazioak ere

egitura asko enplegu publikoari eutsi egin egin diogu ondo ezagutzen ditugu enpresen profesionalen eta ekintzaileen zailtasunak

gure ereduan lehenengo urratsa da ezagutu eta entzutea gertu egotea eta laguntzea ekonomia produktibo errealarekin egon egin gara eta

ekonomia suspertzeko gogorarazi nahi dizut enplegua eta ekonomia suspertzeko esparru programa bat onartu egin dugula programa horrek sei mila laurehun eta hirurogeita hamabost milioko dotazioa daukala bi mila hamaseira arte

nazioartekotzeko eta berrikuntzarako laguntza ematen ari gara

finkatzen ari garela sektore berrian aldeko apustua egiten ari gara industriaren aldekoa

aldekoa etorkizunerako apustu horretan enpresekin elkar hartuta ari gara gure ereduari uko egin gabe ekimen sortzailea laguntzen jarraituko dugu enpresa barruan eta kanpoan finantzaketa eta abalak ematen jarraituko dugu inbertsioa laguntzen jarraituko dugu nazioartekotzekoa laguntzen jarraituko dugu quiero recordarle

printzipioak eta baloreak garbi gobernuaren konpromisoak garbi

mahai gainean daude eta hirugarren ardatzean autogobernuan lehendakari gisa lanerako metodo bat proposatu egin nuen proposatu egin dut eta garatzen ari gara betetzen ari da hemen bertan hasita legebiltzarrean denon partehartzearekin garai berri bat bizi dugu

orain arte sekula izan ez dugun aukera bat dugu elkarrekin hitz egin dezakegu

guztiaz hitz egin dezakegu sekula ez dugu horrelako aukerarik izan gaur legebiltzarkide talde guztietako kideok elkarrekin baita adostu ere egiten dugu eredu bat dugu indartu egin behar duguna ekonomia errealari lagundu egin behar diogu hau da eredua hazteko eta enplegu aukerak bultzatzeko

baina hor itxaroten ari gara zuek itxaroten ari gara estatus politiko berri bat adostu eta eraiki behar dugu etorkizun berri bat landu

eta gauza bat baino ez dizut esango elkarrekin errazago egingo dugu bai

jarrerak ordea pentsatu zenbat ezezko eta zenbat baiezko ekarri dituzuen legebiltzar honetara eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

mila esker begira nik ez dizkizut eskerrak emango zeren eta hipokrita eta zinikoa iruditu zait benetan ez zenidalako ezer eskertu nahi beraz gauza bat

baina ni gauzak garbi esatea gustatzen zait eta errespetu osoz esaten ditut

nire ez didate nota okerragorik jarri ez didatelako notarik jarri seguruenena ez naizelako zu bezain inportantea

zu izendatu zintuzten duela bi urte eta ni zutaz ari nintzen egunen batean akaso puntuatuko nuke eta akaso puntuazio txarra aterako dut eta seguruenera hortik hausnarketa egin behar dut

nik balorazio bat egin dut nik ez dut numeroetara eraman ez dut puntuaziorik jarri beste gauza bat esango dizut asignatura asko aipatu ditut

eta uste dut akaso beste bakarren bat edo beste ere igual esan nezakeela

gutxi atzo gehiago beste egun batean baina gutxi edo asko beti gipuzkoa ateratzen delako eta egunen batean izango duzue benetako

ez dakit nongo diputazioa zuek agintzen duzuelako edo ez ni legebiltzarrean nago

baina heldutasun falta ere bide batez adierazten didazuela esango dizuet edonola ere bide batez gauza bat esango dizut

nik behintzat eta uste dut gure talde osoak gero eta garbiago daukagu

eta zuen kontraesanean batzuetan ez dugu eredu diferente bat eskaintzen baina beste batean problema gu ez babesteko da diferente ari garela

ikuspegi diferenteak ditugu eta gipuzkoa berri bat egiten ari gara

herritarrek hala dagokielako diozu programa auziak martxan daudela diozu gu boto gutxiago atera genuela hori badakigu gu errealitateari ez diogu izkina ematen ez dakit zer esan nahi zenuen egia esan

eta diozu aurrera egin dugula begira esango dizut ez dakit zertan oinarritzen zaren

edo cáritasek egiten dituen txostenak eta ikusita akaso makroekonomian aurrera goaz baina mikroekonomian eta herritarren eguneroko errealitatean atera zaitez kalera eta esaiezu pobrezian erortzeko arriskuan dagoen milioi erdi horri

estuan langabezian daudenei edo rgia kobratzen ari direnei edo etxetik kaleratzen dituztenei besteak beste guk hainbeste erasotzen dugula esaten duzu kutxabanken horren eskutik esaiezu guzti horiei hobeto goazela

pertsonak helburu baldin badira nik zalantza egiten dut pertsonen errealitatetik eta pertsonen errealitateak

hobe genuke egia da herri honek gaitasuna daukala egoerei eusteko eta aurre egiteko esango nuke nahiz eta horretan gehiegi laguntzen ez duen gobernu bat izan beraz meritua ez diozu zure gobernuari jarri gero diozu besteak beste

zerbitzuak mantendu direla begira hori egia ez izateaz gainera

zerbitzuak ezin direla sortu mantentzeko bokazioz zerbitzuek behar dute momentuko egoerari erantzungo diotenak eta emergentzia egoera batean bagaude eta emergentzia egoera batek larritasun bat eskatzen badu eta pertsonak benetan erdigunean jarri nahi badira

pertsona horien beharrak asetuko baldin badira beraz modu estatiko batean ulertzea da lehenengo akatsa gure ustetan eta horrek egokitzapena eskatzen du horregatik falta dira falta diren milioiak eta gastatu dira gastatu behar izan diren milioiak eskubide subjektiboen kontuan gastatu behar izan diren bezala aurten errealitateak handiagoak direlako

lanpostu publiko estrukturalak ez dira baina lanpostu publikoak galdu egin dira

besteak beste behin behinekotasun maila handiegia dagoelako administrazioan berez estrukturalak beharko luketen postu asko behin behinekotik ari direlako estaltzen eta ez daudelako benetan estrukturan

estrukturalki egin behar diren lanak egiten ari diren behin behineko asko daude ordezkatzen ez direnak eta ez niri galdetu galdetu anbulatorioetara egunero joaten diren herritarrei

esango edonola ere berriro diot talde honen borondatea garbia da baina ez dizugu ezkutatzen zein norabidetan aurrera egiteko den borondate hori behingoz herri honen ikuspegitik gauzak egiteko hori da guk luzatzen dizugun eskua zuk onartuko duzu edo ez baina gutxienez erantzun ezazu tarteka ez egin aurrekontuekin bezala
proposamenak mahai gainean jarri eta ezer ez jakitea gure proposamenen inguruan mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskertu egin dizudan bezala oraingo honetan esango dizut

eskertuko egingo nizuke apalago jokatuko bazenu tribuna honetatik hitz egiten duzunean heldutasun falta leporatzea zuek helduen artean helduenak izango bazinete bezala mesedez apaltasun pixka bat ere komenigarria izango litzateke

eta gero zergatik jartzen dituzue bai aurreko parte hartzean eta baita oraingo honetan zuk zergatik jartzen dituzue gure ahotan esan ez duguna

gipuzkoako ahaldun nagusia datorren astelehenean dagoela deitua zientzia teknologia eta berrikuntzaren plana onartzeko bera partaide den euskal kontseilura

zer amorrazioa daukazue guk gipuzkoari buruz hitz egin dezagunaz

kutxabank aipatu egin duzu begira ez naiz sartuko zerbitzuak zer zerbitzu murriztu egin dugu edo zer zerbitzu kendu egin dugu zer zerbitzu ezabatu egin dugu

behingoz datuekin euskadin etorkizunari konfiantzarekin begiratzen uzten diguten adierazleak ditu hazkundea eta enplegua berpizten hasi dira eta hori uste dut nik esan beharrekoa dela euskal gizarteari

eta konfiantza dugu gure oinarria sendoa delako eta esan egingo dizut inbertsioa eta hazkundea laguntzen ari gara eta laguntzen jarraituko dugu eta laguntzen ditugu eta hitz egitea besterik ez daukazu enpresa munduarekin jakiteko ea zein den jaurlaritzaren harremana

eta hori da enplegua sortzeko modu bakarra eta gure helburu nagusia beste atal bat lehenengo parte hartzean nahiko labur aipatu egin dudana eta begiratu ezazu berriro bakea eta bizikidetza plana

ez dago alboetara begiratu beharrik lanean hasteko eusko jaurlaritzak ez du alboetara begiratzen gu aurrera jarraitzen dugu agindutakoa betetzen eta hor daude

ez diogu ez inori ezer aurpegiratuko eusko jaurlaritzak euskal gizartearen aurrean erantzuten du baita guk ere euskal gizartearen aurrean zuk aipatu egiten duzu euskal gizartea jartzen digula nota jakina eta euskal gizartea jakin egin behar du agindutako betetzen jarraituko dugula

egiten jarraitu egingo dugula baita bakea eta bizikidetzaren alorrean ere horrek izan behar du gure belaunaldiak etorkizunerako utziko duen ondarea eta

orain autogobernuari legebiltzarrean gaude eta uste dut jakingo dugula egoerari behar bezala erantzuten uste dut jakingo dugula

akordio hau berretsi eta errespetatu egingo duela hemendik sortuko dena uste dut gizarteak berak berretsi egingo duela

adostasunera heltzeko oinarriak jartzea dagokit eta hori uste dut ari naizela egiten hori da nire erantzukizuna eta horretan jarraitu egingo dut

daukagula orain lehen izan ez duguna eta agian berriro

euskal enplegu publikoaren legearen aurreproiektua prestatzeko prozesuan

con la representación sindical nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

maneiro jauna bai horrela da txosten hau zenbait biktima elkarteren

erantzuten dio txostena dagoeneko egin da eta aurkeztu ere bai

jarrera agertu legebiltzar taldeen aurrean azaltzeko

iragana argitzeko betebeharrean bizitzarako eskubidea urratzeari eta biktimen justizia izateko duten eskubideari dagokionez datu zehatzak ematen ditu zuk zerorrek aipatu egin dituzu datuetariko batzuk eta horiei esker jakin dezakegu

baina edozein kasutan lanean jarraituko dugula aurrerantzean ere alde batetik onarpen berezi bat eskaini nahi diegu biktima hauen senideei

iragana argitzeko azterlanak egiten jarraituko dugu giza eskubideen urraketen biktima izan direnen egiarako eskubidea gauzatzen laguntzeko eta hirugarrenik txosten hau banatu egingo dugu eta erakunde legegile betearazle eta judizialekin eta elkarte eta gizarte eragileekin partekatuko dugularik gure helburua eusko jaurlaritzaren helburua da

eskatzea eta horretan ahal dugun neurrian laguntzea beti ere biktimen legea ezarriz edo biktimen legea bidea

argitzea eta hori da erantzun bezala ematen dizudana oraingo honetan eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

beraz iraganaren ezagutza osatuko dugu

eta ondoren egingo diren beste batzuekin ere bai hori ere bada memoriaren politika egitea eta ez dugu ahaztu behar eta ez dugu ahaztu egingo ez dugu ahaztu egiten ere berrehun eta hogei familiek ez dute epai argigarririk izan